aurretiaz aipatutakoaz gain goraipatu nahi dot

eusko jaurlaritzan gauzatzen ari garen sistema sanitarioari adibide bat jartzearren

informazio plataforma baten moduan funtzionatzen du osakidetzaren laguntzaz arazoak

hirurogei urtetik gorakoak eta gaixotasun kronikoa daukatenak eta gaixotasunen intentsitatea jaistea izango du helburu

puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

saltzeko prozesuari buruz casanova jauna

gaur euskaltel enpresari buruz hitz egingo dugu eta ariketa moduan edo planteatuko dut

a puntutik abiatzen denean enpresa publikoa edo semipublikoa da sozialki ongi ikusia ongi baloratua

enpleguarekin eta herriarekin konprometitua lagungarria esparru teknologikoaren garapenean enpresa bat agian perfektua ez dena baina exigentzia parametro altuak betetzen dituena

bi urte beranduago daukagu enpresa bat burtsan kotizatuta

eskandaluetan murgilduta lan harreman kaskarrekin eta bere izena kolokan daukana zer gertatu da bi urte hauetan

a aproximadamente trescientos trabajadores y trabajadoras egia da ehun eta laurogei lanpostu kanpora esternalizatuak izan direla

edo kualifikazio baxukoak izaera nagusia zentrala zeukaten zerbitzuak esternalizatu dira se han externalizado actividades

laburbilduta azken bi urtetan enplegua suntsitu egin da

externalizazioak egon dira estutu egin dira azpikontraten lan baldintzak kupulari

langileei izoztu zaizkie soldatak deskapitalizazio teknologikoa eman da

banaketa sarea desagertu da txirrindularitza taldea eta orain ginda moduan ikusi dugu bonusen afera

denbora agortu zaizu jaurlaritzaren ordezkaria tapia anderea zurea da hitza

historia bat entzun dugula zure historia eta batzuetan erabat egia ez dena zeren eskandaluak esango didazu zer eskandalu mota egon diren

telekomunikazio enpresa bat edozein herrialdeko enpresa egituraren oinarria da eta hori hala onartuta dago eta are gehiago gainera gurea bezalako herri batean gainera zeinen txikia izan arren

azpiegiturak alde batetik eta zerbitzu teknologikoak aurreratuak ditugun herrian horiek europako herrialde aurreratuen parean jartzen gaituzte

egun euskadiko telekomunikazioen alorreko enpresa liderra da eta gure herriarekiko enpresa estrategikoa aitzindaria da banda zabal ultra bizkorreko interneten telebista digitalean telefonia finkoan telefonia mugikorrean

gehien hazten den operadorea da gainera eta guzti hori ez da teknologiarik gabe egiten ez da pertsonarik gabe egiten eta ez da plan gabe egiten

gurea da gaur egun banda zabal ultra bizkorraren estaldura euskadin ehuneko laurogeita hamaikakoa da eta hori azken finean guztion artean egiten den zerbait da

eta guk pentsatzen dugu sektore publikoari eta gobernuari dagokiola hori bermatzea eta bermatzea inbertsio eta presentzia iraunkorrekin enpresa estrategikoetan

euskaltel zerbitzu enpresa bat dela baina euskaltelen gertatu dena da

baina orain muin teknologikoa enpresatik kanpo dago eta aprobetxatzen dut momentu hau hain zuzen ere horregatik eskatzeko garcía erauzkin jaunaren dimisioa edo kargu uztea edo eskatzen diogu gobernu honi har ditzala beharrezkoak diren neurriak alberto garcía erauzkin ez jarraitzeko

behin eta berriro azkenean ereduen arteko talka topatzen degu eta azkenean eredutaz gatoz hitz egitera baino dolosa eta kulposa kontuz

eta kontuz zer aipatzen dituzun kontuz zer aipatzen dituzun ze gauzak

eztabaida ditzakezu baino hemen gauzak ezin dira esan

ogasun eta finantzetako sailburuari egina aurrekontu luzapenari buruzko legezkotasuna bi mila hamairuan ez betetzeari buruz corcuera andrea zurea da hitza

corcuera andrea bi mila hamairuko aurrekontuen arakatze lanaren ondoan

badakizu mila ehun eta hogeita hamabi milioiko jaitsiera eduki genuela aurrekontu kopuruaren gastuetan jakinda

bi mila hamabikoarekin neurtuz ohizkoak hau da zerga bilketatik datozenak ehun eta laurogeita bi milioi gutxiago baina

sarrera finantzieroak bostehun inguru geneukan gutxiago horrek eszenatoki oso konplikatua

kontuan eduki behar dugu ere bai zelan bi mila hamabigarrena urtean gure barne produktu gordina ehuneko bia jaitsi zela bi mila

urtean ere oraindik atzeraldi nabarmenean egon ginen eta aurreko urtean ehuneko bia jauzi arren hurrengo urtean gero

orduan kudeaketa testuinguru horretan egon zen aipatzen duzuna herri kontuen epaitegiaren iritziarena orokorrean berak esaten du txostenak

jardun ekonomikoari buruzko araua betetzearena

eta hor iritzietan hartu da adibidez urte amaieran dauden azken kredituak luzapenean sartzen dira

jardunean edo egitarauetan hurrengo urteetan jarraitzeko izaera daukatenean eta adibidez ba luzapena egin da zertan

ehun ekonomikoaren eskola publikoan haurreskolan bigarren eta lehen mailako eskolan

luzapen batzuk hori interpretazio egin duena herri kontuen auzitegiak baina luzapena derrigorrezkoak ziren euskaltzaindiari laguntzak beharrezkoak zirenak

luzatu ere bergizarteratzeko enpleguan ematen direnak bergizarteratzeko enpresa bereziei baita aquitania eta euskadi erregioaren

hainbat egitarau eta jardun aurreko urtean zeudenak eta ez zirenak urte horretan amaitzeko baizik eta ohizkoak direnak jaurlaritzak herri administrazio bezala bere

eta horregatik luzatu zen berak egiten du hor interpretazioa eta gogoan edukitzen dugu ere herri kontuen epaitegiaren

eskerrik asko corcuera andrea gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea eskerrik asko corcuera anderea begira bi mila bostehun inguruko

bederatzi mila zortziehun milioikoak sarreretan zuk ondo esan duzu moduan

eta zer e saten du herri kontuen epaitegiak bere iritzian zuzentasunez bi mila hamairuko jardun ekonomiko finantzieroaren araudia alde batetik eta bi kontuei buruz kontu orokorrak

arlo esanguratsu guztietan jardun ekonomikoa zelan izan den

egia da zuk esan duzuna eta luzapenean egiten duela interpretazio hori eta guri

interpretazio horri buruz iritzia daukagula ipini dizut hainbat adibide zergatik egin den luzapen hori

jaurlaritzak kontuan edukiko du iritzi hori

ez egotea aurrekontuena behintzat hurrengo denboretan eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina kirol lanbideetan aritzea erregulatzeko lege proiektuari buruz ubera anderea zurea da hitza

eguerdi on guztioi kirol esparruan egia esan jaurlaritzak etxeko lan asko ditu egiteko

ditu eta oraindik ere hainbat lan ildo burutu gabe aurretik egiteko geratzen zaio bidea egia esan luzea da

kirol lanbideetan aritzea erregulatzeko legea dago bi mila hamabitik ganbara honetan parlamentu honetan bueltaka dagoena gogoratu nahi dut bi mila hamabian legebiltzarrak agindu bat eman ziola jaurlaritzari bi mila hamairu eta bi mila hamalauko aurrekontuen memorian ere zegoela eta bi mila hamalauko martxoaren hogeita zortzian eh bilduren ekimenez ere onartu zela proposamen bat kirol batzordean

eusko jaurlaritzari eskatzen dio kirol lanbideetan aritzea erregulatzeko lege proiektua bi mila hamabosteko lehen hiruhilekoan bidal diezaiola ganbara honi

jarraituz eusko legebiltzarrak eusko jaurlaritzari eskatzen dio kirol monitoreak aintzat har ditzala talde hori marko legaletik kanpo gera ez dadin dagoeneko bi mila hamabostko ekainean gaude

ez da aipaturiko lege proiekturik igorri beraz berriro ere jaurlaritzak bizkarra eman dio legebiltzar honi gaurkoan argitu nahiko genukeena da ea jaurlaritzak baduen asmorik

kirol lanbideetan aritzea erregulatzeko lege proiektua igortzeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera

argi utzi nuen legebiltzar honetan zeintzuk ziren hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailaren asmoak kultura eta kirol arloko lege proiektuen inguruan kirol lanbideetan aritzea erregulatuko duen lege proiektua ere aipatu nuen baina agian ez zenuen ondo entzun edo ondo ulertu

une honetan entzunaldi eta kontsulta fasea bukatu da

testu bateratua prestatzen ari gara ahalik eta lasterren gobernu kontseilura bidali eta bertan onartu ahal izateko zuk ondo dakizunez

bidali aurretik gobernu kontseiluak onartzea

eta ahal bezain laster ekarriko dugu arau testu berria legebiltzar honetara

ya está zure baimenarekin eskainutik
egia esan guk ez dakigu zeintzuk diren zuen asmoak zeren ikusten ari garena da behin eta berriro legebiltzarrak ematen dituen aginduak ez dituzuela betetzen eta agindua argia zen agindua zen bi mila hamabosteko lehen hiruhilekoan

guk zalantzan jartzea zeintzuk diren jaurlaritzaren asmoak ikusten dugulako lege proiektu hori kirol lanbideetan aritzea erregulatuko duena

hona ez igorri izanak guk ez jakitea azkenean bidaliko duzuen zalantzak izatea ikusi dugulako berriro ere legebiltzarrean onarturiko proposamen bati bizkarra eman diozuela beraz

galtzen dira eta guk nahi duguna da data data noiz ekarriko duzue ikusirik jada ez duzuela bete legebiltzarrak emandako agindua ezagutzen ditugu tramitazio guztiak zeintzuk diren eta eman beharreko urratsak baina noiz hemen ekintzak behar ditugu ez hitzak eta ez asmoa eta egia esan jaurlaritza honen asmoak ez doaz ekintzekin
bide berberetik eta paraleloki besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ubera anderea

uste dut argi gelditu dela zeintzuk diren gure asmoak

eta beste ekintzetan ere eta lehen esan dudan bezala ahalik eta lasterren ekartzen saiatuko gara edozein kasutan azpimarratu beharra dago legegintza programa

aldaketak jasan ditzakeena beharretara egokitzeko eta baita jarrai dezakezue lege bakoitzaren tramitazioa puntuz puntuz nola dagoen

zein puntuan dauden proiektu bakoitza beraz ekintzak hor daude ere

para tratar de cumplir lo establecido hezkuntza hizkuntza politika eta kultura saila horretan dabil une honetan kirol lanbideen lege proiektuen tramitazioa aurrera eramaten
ahalik eta lasterren legebiltzarrera ekarri ahal izateko gure aurrikuspen bezala bi mila hamabostko bigarren seihilabetekorako eskerrik asko uriarte
gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak

euskadin odol erreserbak bermatzeko beharrari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias

informaciones referidas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

beherakada eta horren ondorioz produkzioarena ere inguruan gertatu denaren

ez da paziente gutxiago artatzen dela baizik eta gaur egun indarrean dauden transfusioetarako irizpideekin unitate gutxiago

ez dira eraginkorrak edo eta alferrikoak dira besterik gabe

gabekoak bihurtuz hori horrela izanik ere

egoera eta lasai daude hurrengo hilabeteetara begira

betidanik euskaldunak herri solidario bat izan gara horrela oraingoan ere datorrela eta odol emaileei gogoratu nahiko nieke euren laguntza urte osoan zehar beharrezkoa dela asimismo quisiera también

eskertu gabe azken finean talde oso baten lanari esker euskadin urtean zehar

dira eta osakidetzako profesionalek odol emaileen artean ere egiten duten lana ezinbestekoa da beraz eurei ere

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hogeigarren puntua galdera cristina ruiz

bilboko metroari buruz ruiz andrea zurea da hitza

ruiz andrea erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

esta inversión de la línea cinco gracias eskerrik asko ruiz anderea oregi anderea zurea da hitza

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina lurralde antolaketako artezpideak jasotzen duen egoitza kuantifikazioaren aldaketa proposamenari buruz
maeztu jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru

lasai ordu bietarako denok bazkaltzen bi galderekin natorkizu

zelan dago lurralde antolaketako artezpidearen berrazterketa

zelan dago lurralde antolaketako artezpideetan jasotako egoitza kuantifikazioaren formularen aldaketa ez dugu ahaztu behar lurralde antolaketako artezpidearen helburuetariko bat zela

lurzoru baliabidearen arrazoizko erabilera bat sustatuko zuen lurralde eredu bat ezartzea lortu ez den helburua

eta agerian geratzen denez uste dugu testuinguru hau azaltzea beharrezkoa dela gai honetara etortzeko

honetan gehiengoz eusko alderdi jeltzalea eta eh bilduren mozio batean onartu egin genuela lurralde antolamenduko artezpideak berrikustea eta kontutan hartu behar zela ekonomiaren gizartearen ingurumenaren genero ikuspegiaren

gaur egun dauden erronkak herritarren parte hartze prozesu zabal baten bidez zelan dago prozesu hori zelan dago berrazterketa

berrazterketa hori egin ez eta pasaden urteko udan

egoitza kuantifikazioaren formula aldatzea proposatu zenuten hobeto esanda proposatu ez inposatu zenuten

kontutan hartu barik orain arte jarraitutako ereduak ekarri dituen ondorioak ondorio latzak milaka etxe bizitza hutsik

eta milaka etxe bizitza egiteko kalifikatutako lurzorua espekulaziorako

lurzoruak pasaden urteko udan egin nahi izan zenuten egoitza kuantifikazioan berriro ere esponjamenduaren koefizientea aplikatzen jarraitzen duzue alegia udalak edo udalek duten etxebizitza beharrizan objektiboei ehuneko berrogeita hamara gehitzea

beharrizanetik oso urrun dagoen errealitate bat ahalbideratzen duzue

formula horrekin eta dirudienez ez soilik etxebizitza arloan dauden beharrizanetatik urrun dirudienez ere merkatuan dagoen errealitatetik oso urrun ere dago formula hori eta zergatik esaten dut hori ba orain dela gutxi prentsan agertutako artikulu

ez soilik behar izan objektiboa baizik eta ematen du merkatuak ez duela behar

beraz zelan dago etxebizitza kuantifikazioaren formularen berrazterketa eskerrik asko maeztu jauna erantzuteko

bai aipatu dituzun datuetan oinarrituta gure ustez ezin da

berrehun eta laurogei mila biztanle dituen vitoria gasteiz hiria bezalako baten etxebizitzen urteko beharra bi mila hamalauko hirurogeita hemeretzi etxebizitzak izatea

duela zortzi urteko bost mila zortziehun etxebizitzak ere

azken urteotan nabarmen murriztu den eraikuntza jardueraren errealitatea denok dakigun bezala ez dira inola ere islatzen bizitegi beharrak horren analisia askoz konplexua baita eta zortzi urterako sakon aztertzen baita bizitegi kuantifikazioari buruzko dokumentuan

kuantifikazioaren formula egungo egoerara egokitu nahi duen horretan atal honetan azpimarratu beharra daukat duela hamarkada bateko etxebizitza soberakina edo eraikitako ondarea birgaitu eta horri benetako erabilera ematea horiek besteak beste egungo bizitegi beharrak betetzeko balio dute eraikuntza jarduerarik izan gabe hain zuzen etxebizitza parkearen bilakaera horregatik besteak beste gobernuak beharrezkotzat jotzen du ahalik eta lasterren egokitzea bizitegi kuantifikazioaren irizpideak gainera demografiaren aldaketak familiaren bataz besteko tamainaren bilakaerak bizitegi erabiliaren bilakaerak eta lurzoruaren artifizializazioak ere

aldaketak egin beharra dakarte aldaketak lurralde jasangarritasunaren ikuspegitik heltzen dio bizitegi kuantifikazioari eta horregatik dokumentu hartan laurogeita hamairu mila eta ehun eta laurogeita sei mila

planteatzen zen orain indarrean dauden irizpideek

onartzen ahalmena ezartzen baitu

esan behar dizut ere prozesu partehartzaile integral baten bidez egingo dugun lurralde antolamenduaren gidalerroen berrikuspena martxan dago eta berehala izango duzu horren berri
eskerrik asko oregi andrea maeztu jauna zurea da hitza

eraikuntza bai baina kontran zuek bizitegi formula berri bat proposatzen duzue beharrizan objektiboak etxebizitza beharrizan objektiboak biderkatzea proposatzen duena zergatik zergatik egiten duzue hori eta bereziki interesatzen zaidana momentu honetan

momentu honetan zuek egindako aldaketa edo itxarongo dozue

hori bertan ere sartzeko herritarren parte hartzearekin eta jakinik zeintzuk diren benetako beharrizanak

denbora amaitu zaizu jarraian

adierazpen instituzional baten berri emango dizuet eusko legebiltzarreko osoko bilkurak

askapenerako egun internazionala dela eta adierazpen instituzionala onartu du bertan instituzio publiko guztiei eta euskal herritarrei dei egiten die

azal diezaieten berdintasunaren aldeko ekimen horiei eta lan proaktiboa egin dezaten homolesfobiaren eta transfobiaren aurkako borrokan bai eta gure gizarteko edozein diskriminazio latentearen aurkako borrokan ere konpromiso horren seinale bezala ortzadarraren ikurra eusko legebiltzarraren

egongo da asteburuan aipaturiko adierazpen instituzionala eusko legebiltzarreko web orrian dagoenez nahi duenak irakur dezake